gai zerrendako bosgarren puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua

ebazpena barrio jauna zurea da hitza gracias señora presidenta

eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den itxaso jaunak dauka hitza

eskerrik asko itxaso jauna eh bildu taldearen ordezkaria den lópez de munain jauna zurea da hitza

paragrafo horiek jaurlaritzak lege egutegia aurkeztuko zuenekoak dira pasa den urteko ekainean egin zuen iragarpen hori eta irekiaren web gunean zintzilikatuta daude atzerapen nabarmen eta orokorra pairatzen ari da lege egutegia sistematikoki jaurlaritzak epeak bete gabe uzten ditu

eta zintzoak izan behar gara egia esan lege batzuk atzeratzeak mesede egiten digu guri gizarteari eta kaltetuei esaterako egutegi horretan

poztu egiten gara zintzoak izanda oraindik aurkeztua ez izanagatik izan ere sektorearen lan egiten duen jendearen lan eskubideak galtzea ekarriko du

ari garenean gauza positiboak ere ekarri ditzake

beharbada gaur eztabaidatzen ari garen gaiaz zerbait aldatzen zen

lege aurreproiektu honekin gertatzen dena ez dela salbuespena baizik eta arau orokorra uste dugu beharrezkoa dela erdibidekoan gaineratzea horregatik

epe barruan lege aurreproiektu hori besterik ez eskerrik asko

eskerrik asko maneiro jauna eusko abertzaleak taldearen ordezkariak urkola jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu legebiltzarkideok

nik bakar bakarrik eta labur labur jatorrizko mozioaren aldeko botoa adierazteko ez naiz saiatuko hamar minutuak betetzen gaurko gaiari ez dagozkion beste hainbat

hona ekarriz gaur argitu nahiko nuke mozioak dioena eta mozioaren arabera gobernuari eskatzen zaio bi mila hamabostean kooperatiben legea hona bidali dezala bere tramitaziorako lege

egitearen arrazoia laurogeita hamairutik gaur arte legeak izan dituen aldaketa ezberdinek testu ezberdinetan egotea eta testu horren sistematizazio aldera aurkitu nahi zen testu bateratu bat

dagoen araudi guztiaren interpretazio koherente bat emango lukeena ahalbideratu eta erraztea zen gerora aurrekoan sailburuak berak

hemen norbaitek denboraren arabera eman nahi dizkienak baino

eta gogoeta bat gutxienez eskatzen zutenak eta kooperatiben sektoreak berak ere eskatu dituen atzerapenak egon dira hitz egiten ariko nitzake kooperatibistek dituzten erantzukizunak

dauden zalantza bide eta tresnez bestalde barrio jaunak esan duen bezala

erkidego batzuetan beste inguruko araudi batzuk

eta baita ere eredu eta baliagarria izan da gaur egun ezagutzen dugun euskal kooperatibismoa dagoen lekuan egoteko dena izateko eta

lehiakor izateko eta inongo zalantzarik gabe okupatzen duen tokia okupatzeko eta hau ziurrenik ez da betetzen hiru hilabete gorabeherekin edo egun kontuekin edo egutegi batekin baizik eta

aurrekoan esaten zen bezala kooperatiben lege berria hiru unibertsitateekin lantzen aritu da orain barne tramitazio bat ere badago eta egia da azkenean adostu dela erdibideko bat

itxaso jaunak karitatearen abitua ere jartzen duela hasiera batean

baina baita ere esan behar da lehenengo puntu horretan eh bilduk

gaur goizean hemen esaten ziren hitzetara joango nintzake besterik gabe guztiok dakigu ezinezkoa izango litzakeela

betetzea ezinezkoa den zerbait eskatzen arituko ginateke beraz gure aldetik

adierazten zuen bezalaxe bere konpromisoa bi mila hamabostean lege proiektu hori hemen izateko eta lege berri horrek laurogeita hamairukoak izan zuen adineko arrakasta izatea besterik ez genuke

eskerrik asko urkola jauna erantzunen txandara pasatuz barrio jauna zurea da hitza

el ochenta por ciento eskerrik asko lópez de munain jauna amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria urkola jauna zurea da hitza

pentsatzen dut legebiltzar honetan esaten dena neurri handi batean hori gertatzen zaiola

urkola jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu barrio baroja jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

onartuta geratu da barrio barojaren jatorrizko testua gai zerrendako seigarren puntua mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena legebiltzarrari gezurra esateagatik jaurlaritzako bozeramailea gaitzesteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

arratsalde on denoi gaurko eztabaidan joan den hilean esandako guztiak errepika genitzake

azpimarratu beharrekoak esan gabe joateko asmorik ez daukagu baina egia da gaur urrats bat gehiago eman nahi genukeela behintzat euskal herria bildutik gertatuak salatzetik harantzako etorkizunerako jartzeko ahaleginetan ez dugu zalantzarik jaurlaritzak bere jardunarekin bere momentuan esan genuen moduan publizitate eta komunikazio instituzionalari dagokion legea

kodea ere kargu publikoaren jokabide zintzoari dagokionez hori gutxi ez eta

eta ez gutxitan askotan izan baitu gaiaz aritzeko modua informazioa ezkutatzea eta gardentasun falta agerikoak izan dira eta

eta gu denok inozotzat hartu ere egin gaitu eta horretan nagusi erkoreka jauna bera ez da harritzekoa bera izatea iniziatiba honetan protagonista eta ez gobernuko beste norbait gezurrak ugari

atril honetan eta oraingoan ere saiatu izan da egindakoa

legeak ezartzen duen betebeharra kanpainei lotutakoa balitz bezala eta ez babes egoeretarako eta horren hondotik sinestarazi nahi izan digu alperrik dena esan behar badugu datuek besterik erakusten dutelako irizpide objektiboekin banatu izan dela publizitatea

zenbakiek berehala gezurtatzen duela berak gaiaz esandakoa eta horretarako

nik ez ditut errepikatuko baina bai nolabait ere datu horiek ebidentzian uzten dutelako saiatu izan zaigu sinestarazten beste gezur bat tarteko patrozinioa ez duela administrazioak antolatzen eta komunikabideen ekimenez egiten

guzti agerian gera ez dadin gobernu honek medio jakin bat modu irregularrean finantzatu duela eta hala egiten ari dela ezkutatzeko bi gauzak nolabait ere

hondotik bidalitakoarekin ere egia esan nekez emango digu besterik pentsatzeko modurik ahaleginak

eta nekez sinetsiko dugu hori batetik ez delako egia eta bestetik gainera lehen esan dudan esaldi hori horrela hitzez hitz hartzeak alegia komunikabideen ekimenez egiten direla gauzak benetako arduragabekeria bat ere izango litzatekeelako horrela jokatzea alegia babesle izatea zer den eta zer ez den oso ondo dakigu denok nik uste dut

eta berriro azpimarratu behar da ez da informazioa ezkutatzea informazioa ordaintzea

ez ezer ez da hori eta kasu honetan berriro ere

jakin bati diru publikoa erabiliz informazioa eta elkarrizketa batzuk txertatzea ordaindu egin diola baina ordaintzen zuena jaurlaritza zela ezkutatu egin duela eta hori iruzur egitea dela esango dugu eta gainera jokabide kodeak esaten duen moduan ez da gauza izan egiazkotasuna eta sinesgarritasuna adierazteko

horretarako gai ez da izan horregatik guztiagatik erkoreka jaunak bere egunean jaurlaritzak modu orokorrean jaso zuen bezala gure kritikarik zorrotzena merezi du

baina lehen ere esan dut hasieran etorkizunari begiratu nahi diogu legea berriro ez urratzea eta egindako okerra zuzentzearekin batera gaur urrats bat gehiago

ze legea urratu ez duenetan ere gobernuak ez du irizpide objektiborik erabili eta beraz bi auzi ezberdin ditugu hemen eta dirudienez ezta erabiltzeko asmorik ere zeren aste honetan entzundakoak entzunda eta egindakoa tapatzeko ahaleginak

horrelako hitz ponpoxo hemen aipatu diren horiek erabiltzeaz gain ezer askorik egin duenik eta guk uste dugu horri heldu behar zaiola eta eztabaida hori heltzeko tenorea iritsi dela hasteko publizitatea ez delako dirulaguntza bat gaur goizean hemen egon dira beste gai batzuk eta uste dut

eta zer den dirulaguntza edo nahastu egiten ditu biak gauzak bide batez daturik gabe ematen diren edo egiten diren akusazio orokorrak borobildu ahal izateko bakoitzak jakingo du

baina bai konstatatu publizitatea ez dela dirulaguntza bat medioentzat diru

horrela da beraz ondo kudeatu beharreko tresna bat da gastatzen den dirua publikoa delako eta herritarrekin komunikazioa lantzeko bitarteko bat ere badelako publizitatea

hori jakinda garrantzitsua da gure ustez ere honen banaketarako publizitatearen berriro diot banaketarako irizpideak ondo finkatzea horrez gain

garai batean egunkariak irratiak eta telebistak zeuden tokian egun kasu askotan askoz eraginkorragoak eta merkeagoak diren bestelako komunikazio batzuk ere badaude bazter utzi gabe medio ezberdin eta ugari horiek

gizarte osasuntsu baten isla eta babestu beharrekoa den aniztasuna ere bai hori guztia zaintzea ulertzen dugu guk dagokiola administrazioari eta bide batez

zein irizpideren arabera banatuko duen dirua egingo duen gastu osoa publizitatean izan kanpainetan izan

administrazioari baitagokio zer eta zertan gastatzen zuen zehaztea

irizpide onargarrien arabera egitea eta ez komunikabideen bultzadaz aritzea ez dugu sinesten hala egiten duenik egun

arduragabekeria eta ez da errealitatearekin bat datorren zerbait guk ez dugu sinesten

uste esku uzten du zenbat eta zertan gastatzen duen hori esaten ari zaigu posible ote da hori sinestarazi nahi izatea irizpideak zeintzuk izan behar duten zehaztea

bi hilabeteko epean legebiltzarrera ekar ditzala hain zuzen ere hori eskatzen dugu hasierako proposamenari egindako zuzenketaren bidez prest gaude gainera horietaz eztabaidatzeko

irakurle salmenta kopurua eta euskara maila jakitun garelako euskarazko medioek muga handiagoak dituztela lehen irizpidean

eta premiazkoak ditugula euskal komunikabideak herri gisa gure zuzenketan bi hauek aipatzen diren modu berean beste bat ere derrigor aintzat hartu beharrekoa da eta

parekidetasun edo berdintasun irizpidea horretarako aski da erreparatzea eta betearaztea berdintasun legeak arautzen baitu hedabideek ezin dituztela eduki sexistak zabaldu baina ezer gutxi egiten da horren zainketan

begira behatokiaren egitekoa litzateke jarraipen hori egitea bada garaia behingoz

behatokiak bere lana gauza isolatu batzuetatik harantzago egingo balu bereizketa egingo luke berdintasuna sustatzen eta patriarkatua indartzen dutenen artean maiz ohartaraziko liguke hedabide askok tamalez lehenengoaren aldeko autua ez dutela egiten

rol eta balio matxistak indartzen dituzten asko daudela etengabean horretan hari direnak eta hori eginda administrazioak neurriak hartu beharko lituzke

ezer egin gabe diru publikoz gainera medio horiek finantzatu egia da legeak betebeharrak ezartzen dizkiela hedabideei

baina beraiek egin ezean jaurlaritzak zaindu behar du diru publikoa nora bideratzen duen

uste dugu hedabideetan diru publikoa nola banatuko den zehazterakoan kontuan hartuko den irizpidea izan behar duela hiru aipatu ditugu guretzat hirurak nahitaezkoak ez dugu esaten gehiago ezin direnik egon baina hauek ezin dira falta

ez gertatutakoa eta beste errealitate batzuk errepika ez daitezen bide horretatik eta

zenbat zertan gastatu den egin ahal izango delako diru publikoaren erabilpen arduratsu eta orekatua gaur arte legeak idatzita egon arren

eta eajk agindu duen tokietan urte luzeetan gauza bera egin du aldekoak mesedetu noticias taldea kasu ageriagoan edo ezkutuan eta beste batzuk zigortu

berria egunkariaren diru laguntzen inguruan esandakoa gaur ez da hain bestera ausartu baina bai esandakoa batzorde batean

anitzagoa balitz irakurle gehiago izango lituzkeela eta ezker abertzalearen medioa ere badela agerikoa da horrelako irakurketak egiten dituenak

argudio gisa erabiltzeak berak irizmenaren irizpidearen atzean benetan zer zegoen

bera bakarrik delatatu da ba aniztasuna balitz noticias taldeak ere

aitortuko diogu gobernua babesten duen alderdiaren belarriak

orduan bai orduan merezia izango du aparteko tratu mesedegarri hori hori baita gaur egun jasotzen duena dagokion irakurle kopurutik edo entzule kopurutik goragoa irratiaren kasu eta are larriagoa dena irakurle gehiago edo entzule gehiago dituztenen aurretik jarriz bi gauza horiek gertatzen direlako

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

azkeneko hitzaldia entzun ondoren baditudala datuak esateko eta zuk gehiago ez

asmoa ez da gure kontua zergatik legezbesteko proposamen honek eduki duen ibilbideak erakusten du pixka bat zein zein tokitan dagoen zegoen eta dagoen momentu honetan hain zuzen ere

zuk aurkeztu zenuena zazpigarren plenoan sartu duzu azkenean hain larria izan da gaia hain larria izan da zazpigarren plenoan sartu duzu

aurrekin badago eta da josu erkoreka sailburuak hemen edukitako hitzaldia

hartzen duzun gaia eta arrazoi bidea baina bazegoen eta egon da

legebiltzar honetan diputazio iraunkorra deitu zen

bera etorri zen agerraldi horretara eta zuk diozun bezala hain larriak izan baziren eta izan badira gaiak beno agerraldi horretan

bainan gogora ekarri nahi dut agerraldia zegoen agerraldi eskaera eta bi legezbesteko proposamenak zeuden diputazio iraunkor horretan eztabaidatzeko

lehendakaria bera agerraldia gauzatzen ari zen bitartean hau da

hasi orduko neronek eta han ginen guztiak ikusi genuen nola

osoko emendakin bat politikan gauza asko prebisibleak dira jakina

batzorde iraunkor horretara agerraldi hasi orduko ikusten dudanen nola sinatzen den akordioa

ez baldin bada gobernuaren bertsioa ere entzun ere nahi zertarako balio dute hemen agerraldiak

oportunismoa ere kasu honetan diferitua ere badela zergatik lau bost hilabete geroago gai berari eustea ikus dezagun zer gertatu zen orduan zer esan zuen lehendakariak eta zertan jardun duen jaurlaritzak gobernuak alegia zergatik orduan

gardenak izateko konpromisoa hartzen dut eta hori esaten denean nahiz eta lege barruan egin

denak denak ondo egin gardenak izateko konpromisoa hartzen dut barne prozedura hobetzeko konpromisoa hartzen dut kontrolatzeko konpromisoa konpromiso etikoa konpromiso instituzionala horiek izan ziren lehendakariaren konpromisoak

aitortu da hemen behintzat zati batetan antzeko zerbait antzeman duela bakarren batek edo taldeen batek baino horretan jardun du jaurlaritzak

urtean momentu honetan presupuesto berriak ikusiko dugu zer jartzen duten lau koma zazpi milioi zeuden bi mila hamabigarrena urtean zortzi koma zazpi

urtean hamar koma sei milioi erdia baino gehiago gutxitu da presupuestoa

saio edo atal horretan erdia baino gehiago jaitsi da eta baita ere datu bezala azaltzen da

kontutan edukita talde horrek aipatutako birritan aipatutako noticias talde horrek zeukan eta daukan itzala irakurleei ikus entzuleei dena delako horretan ehuneko hemeretzian baldin badago

eta aitortzen da akatsak egon direla eta patrozinio gai horretan babesletza edo dena delakoa ez dela behar bezala aipatu

eta informazio eta publizitatea nahasteko moduan azaldu zirela hori aitortu da

zure taldeak epaitegietara jo duzue guk ez dugu uste hemen lege urraketarik dagoenik ikusiko dugu epaileek

eta edozein kasutan jaurlaritzak hartu du konpromisoa guzti hori zuzentzeko

alderdi popularrak aurkeztutako interpelazio baten ondorioz

bere garaian diputazio iraunkor horretan babestu zen bezala ez zegoen nonbait bateraezintasun etikorik estetikoa bai zergatik garai eta saio hartako laura mintegiren haserrea izugarria izan zen berak nahi zuelako bere proposamena ere bozkatzea eta

berriro ere arrastoan sartzen ditu psoe eta pp eta ematen ditu soka motzetik lotuta

baina bozketa batera izan zen lau indarrak batu zenituzten

gauzak hobetzeko moduan ere egon badaude jarri ditzagun horretarako tresnak

eta gestiogintzan zerbaitetan hutsunea egon baldin bada guzti hori zuzentzeko prest gaude hori izan zen gure konpromisoa eta egitekoa

engainuan eta iruzurrean guk ez dugu inor sartu nahi izan eta agerian dagoena izan da guk gaur

zazpiko bilkura horretan behintzat transantzionatzeko

egon izan balitz hartuko genuen konpromisoa gaur honantza ekarri dugu eta azkenean guk eskatzen duguna da legebiltzar honetatik da

baztertu egiten dituela publizitate kanpaina instituzionalak horrela identifikatzen ez direnean edota

espreski adierazten zein administraziok edo erakundeak sustatu edo kontratatu duen

babesletzaren ikurra ez zela zenbait

ez da jaurlaritzaren ardura bakarrik behintzat agian jarraipenean zuzendu beharreko zerbait izan zitekeen gertatu zenean

iruzurra egiteko inongo asmorik hor ez dago fede txarrik behintzat jaurlaritzaren aldetik

eta kontrakorik demostratzea baldin baduzu epaitegietan ikusiko dugu entzun ondoren eta jakin ondoren zeinek hartzen dituen ardura politikoak

eta bigarren konpromisoa guk zer eskatzen diogu jaurlaritzari eskatzen diogu ez ditzala ez patrozinio edo babesletza ekintzarik edo ekimenik edo

nahasmendua sortzen baldin bada nik uste dut horiek direla bi euskarriak indarrean dagoen legedia

eta hartuta konpromiso hauekin etorkizunean zuzendu beharreko zuzentzea ikusten duguna da

uztailean agerraldia eskatu zutenek nonbait ez zuten asetuta ikusi

lau bost hilabete beranduago pnla sartzen du gai zerrendan bere eskubidea da baina aitortu beharra izango du behintzat oportunismo horretan halako erretardo bat izan duela nonbait gaur zen eguna

momentua egokiena eztabaida hau sustatzeko bakoitzak aukeratzen du baina bitartean jaurlaritzak egin duena da pausuak eman argitze bidean

gertatuko balitz eta epaia ezagutuko dugu ez dakit noiz nahiago nuke bihar ezagutuko bagenu edo datorren hilean lehenbailehen zergatik baita ere antzeko

norberak aforamendua erabiliz iruzurrak korrutelak eta gainontzekoak

lehengo lerroan zuk zeuk esaten duzu

egiten duela justifikatzen diru publikoaren erabilera irregularra

egi borobila izango balitz bezala akusazio zuzena da

utz ezazu alde batera aforamentua eta elkar ikusiko dugu tribunaletan

edozein kasutan epaitegiak esaten duena guk talde bezala eta baita jaurlaritzak ere onartuko dugu noski
bakoitzari berea eta jaurlaritzak azkeneko hilabete hauetan egin duena da lana gure ustez bide egokian eskerrik asko egibar jauna
zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza

euskal sozialista taldearen ordezkaria den pastor jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko eh bildu taldearen ordezkaria den beitialarrangoitia andrea zurea da hitza

begira egibar jauna ez da hemen jartzen diguten urrak honek ere eztarria gozatzeko asko laguntzen duela egia esan ezta honek ere

eta tragaezina da esatea urkullu jaunak azalpenak eman zituenean aitortu zuela gardentasuna hobetzeko intentzioa hori baino gehiago esan zuen zalantzan ezin zela jarri garden aritu zenik eta zalantzan baino zalantzan zegoen beraz eskatzen ari zitzaiguna zen fedea

nik ekintzetara eta aurrekoan ere orain dela hilabete eztabaida batean esan nuen

ez aldarrikatu eta ez besteei sinisteraztea eskatu eta akaso gobernuak beste era batetara jokatu izan balu

akaso egongo zen sinesterik benetan ez zela fede txarrik egon

eta nahita egindako izkutakeriak beste gauza bat eta nire hizkuntzetan

jarrera batek eta besteak eta hainbeste aukera izan ditugu gai honetan

eta uneoro eta baita gaur ere hainbat gauza ukatzen jarraitzen tematzen zarete

ez dela sinesgarria zuen zuzenketa bera ere aintzat hartzeak suposatuko luke ontzat ematea hutsune bat egon dela ez dela borondate txarrik egon eta listo klaro ze esaten ari zaretena gobernuari da zuzenketa horretan

eta legea ez urratzeko gobernuari esan beharra hemen legeaz egunero lezioak haritzen zareten honetan bereiziki hor dagoen bankada horri ba tira deigarria egiten zaigu

ez dute ezer erdibana egin nahi izaten baina etortzen da atrilera nik zer egingo dudan esatera edo nire taldeak zer egingo duen esatera

parte hartzean ez dut ezertxo ere esan nire bozkari dagokionez guk aukera bat eman nahi diogu bai gobernuari eta baita ere eusko alderdi jeltzaleari

bakarrik nahita inor enteratu gabe pagatu den publizitate edo babeslego edo zerbaiten kontu hori konpontzea eta bihartik aurrera jartzen badugu publizitatea edozein irizpideren arabera banatzen

ez dugu konpondu laurdenaren laurdena parte bat konpondu dugu baina beste partea ez dugu konpondu

jarduera bat eta tokatzen zaionari heltzen dio jarduera bati eta erantzukizuna dauka eta gero tokatzen zaio horregatik entzutea entzun beharrekoak aukera bat eman nahi diogu

benetan sinesgarria izango baldin bada gardenago hobeto okerrak zuzenduz aritu nahi duela eusko alderdi jeltzaleak eta gobernu honek benetan irizpide objektiboetarako urratsak ematera oso erraza daukazue gure zuzenketa babestuz

epe bat gobernuak irizpideak ekar ditzala eta besteak beste

hauek eta beste ezer ez besteak beste aipatzen du bidea irekita uzten du eztabaidarako legebiltzar honetan

neurtu ahal izateko benetan gobernua zertan ari den eta horrela jakingo dugu eta baloratuko dugu gardena den edo ez den

badakigu gauzak interpretatzen datuak irakurtzen por tzierto beti ezberdin irakurtzen dituzuen datuak ez dituzu asko eman ni ere ez naiz hasiko baina

erakusten duten errealitateak ez du zerikusirik errealitate benetakoarekin eta benetan hori da bidea

saiatzeaz aparte ez dakigula bereizten zer den babeslegoa eta

baina badakigu zer ez den ere ez zarete egindako okerrak zuzentzeko eta umiltasunez

zuen jarrera zuritzeko ahalegin baten nik oso autokritika gutxi entzun dizuet ez nintzen egon diputazio permanente horretan irakurri egin dut es ke irakurtzen badakit bai egon nintzen

zerbait hobetuko dudala esango dut baina atze abegirakorako ez da benetako aitorpen bat eman

txarra du noticias taldearekiko toki askotan egin du hain zuzen ere aitortu gabeko patrozinio agerikorik gabe azpiko

gehiagotan gertatu da beraz sinesgarria izatekotan aurrera begirako urratsak guretzat hori da bide bakarra

eta nik ez dut sinesten gobenu bat konformea geratzen denik bere babeslegoa eman diola zerbaiti agertu gabe

eta hori benetan horrela gertatu baldin bada ere eta hori hemendik aurrera berriro gertatzea zaila bada ere zeren eta harrapatu zaituzte beraz beste zerbait bilatu beharko duzue

orokorrean jarri dezagun irizpide objektibo batzuen arabera denok

eta denok neurtu ahal izan dezagun gero horrela egiten ari dela guk

gaur eta gure zuzenketa babestuta badaukazue horretarako bidea milesker

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jauna zurea da hitza

noticias taldeak gipuzkoan zenbat jasotzen duen denok dakigu

orduan irizpideak irizpide pentsatzen dugu guk

proposatu osoko zuzenketa borobilagoa dela zergatik azkenean

iragan hurbilean gertatu den horretaz hausnarketa egiten da

baina nik esaten dudanean posizio politikoa da uztailaren zazpian hartu genuena

no abilezia aitortzen zaio

zer da tontoa ez daki irakurtzen ez daki zenbatzen

irakurketa bat egiten du gainontzekoek egiten dugun bezala

zortzi koma zazpi bi mila hamairu lau koma zazpi bien eso cuando menos

mesedez egibar jauna amaitzen joan eta gainerakoak isilik mesedez

horixe esan nahi nuen akatsak akats y aquí de soberbia